egun on egun on eta ongi etorri guztiok

osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako puntu bakarra politika orokorrari buruzko eztabaida mila bederatziehun eta laurogeita bateko ekainaren hogeita hamareko

eta legebiltzarraren erregelamenduko ehun eta laurogeita hamairuean aurreikusitakoa

dionaren harira eztabaida jaurlaritzako lehendakariaren mintzaldiz hasiko da behin azalpena amaituta bilkura arratsaldeko

beraz eusko jaurlaritzako lehendakariak du hitza zurea da hitza lehendakari jauna

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok agur terdi azken egunetako gertakarien kudeaketaren ondoren

zenbait muga gainditu dituela ikusita beharrezkoa iruditu zait berariazko adierazpena egitea bat

konponbide politiko elkarrizketatua behar du inposizioa bide judiziala edota zigor bidea ez dira inondik inora ere

bi muturreko liskarraren esparrutik elkarrizketa politiko eta instituzionalaren esparrura eraman behar da kataluniari buruzko gatazka

beharrezkoa da kale itsutik elkarrizketa mahaira eramatea hiru erantzukizun politikoaren ikuspegitik

haustura sozial edo politikoa saihestea barnekoa zein lurralde edo erakunde eremu desberdinen artean demokraziaren ikuspegitik ardura politikoa da gizarteek eta herriek

erabaki horiek hartzeko aukerak eskaintzea lau abiapuntua gizartearen gehiengoaren borondateen arteko gatazka aitortzea da katalunian euskadin eta espainiako estatuan proiektu nazionalari dagokionez

bost erakunde eta politiko elkarrizketa prozesu bat zabaltzea adosteko espainiar kataluniar zein euskal gizarteen gehiengoaren nahiak demokratikoki ahalbidetzea espainiako gobernuak

negoziatuari bidea zabaldu beharko lioke elkarrizketarako borondatea keinu oso samurren bidez adierazten da

orain urtebete eskas bi mila hamaseieko irailaren hogeita bostean euskal herritarren artetik berriz ere erakutsi zen

eusko jaurlaritza berriak konbentzimendutik zein beharrizanetik elkarrizketa eta akordioa bihurtu ditu bere gobernu eredu ez da gauza berria hamarkadatan eraikiz joan da euskadi erakundeen alderdi politikoen eta gizartearen elkarlanarekin eta parte hartzearekin hori da gure herri eredua

hiru printzipio errealismoa egonkortasuna eta adostasuna uztartzen asmatzeko gai garela erakutsi behar dugu errealismo soziala oinak lurrean ditugula erakusteko errealismoak esan nahi du euskal herritarrek eguneroko bizitzan dituzten arazo eta beharrizanen jakitun izatea

egonkortasun politikoa hazkunde ekonomikoa eta enplegua bultzatzeko

kooperazioa eta kontzertazioa gure erabakien norabidea mantentzeko ikusmolde horretatik ekingo diot legegintzaldi honetako lehenengo eztabaida honi nazioarteko ingurunea eta euskadiko egoera gogoan hartuta diskurtso osoa zuen eskura izango duzue gaur laburpen bat

krisi ekonomikoak azken hamarkadako bizitza politiko ekonomiko eta soziala baldintzatu du hazkunde ziklo berri batean gaude orain hala ere

krisiaren ondorioak gaindituko baditugu nazioarteko agendako lau gai aipatuko ditut lehenengoa datorren bi urteak funtsezkoak izango dira europaren etorkizunerako brexiterako negoziazio aldiaren ondoren

eta europar beste agintari batzuei aurreratu nien bezala prozesu horretan parte hartuko dugu gure apustua da

ekonomikoaz gain bigarrena estatu batuetako presidente berriak aldaketa ekarri die estatu batuen politika ekonomikoari eta kanpo politikari funtsezko gai bat azpimarratuko dut klima aldaketari buruzko

isurketak gutxitu eta ingurumen eragina arintzearen aldeko apustuari eutsiko diogu hirugarrena kezkabide ditugu munduko segurtasuna

laugarrena krisi humanitario larria bizi du europak

datozelako gerratik eta pobreziatik ihesi errefuxiatuak hartzea da gure konpromisoa balio humanistiko eta elkartasunezkoekin bat etorrita

europar batasunaren esparruan beti ere eta hala jakinarazi nien batzordeko presidenteari eta beste agintari batzuei martxoan izandako elkarraldian

agerikoa aipatuz hasiko naiz egoera ekonomiko eta sozialak hobera egin du azken urteotako ahalegina lagungarri zaigu etorkizunari jarrera

begiratzeko urte gogorrak igaro ditugu gizarte osoari eragin diotenak urte gogorrak familia eta enpresentzat baita erakundeentzat ere aurten

errealista naiz enplegu gehiago sortu behar dugu kalitate hobekoa errealista naiz krisi honek ezberdintasun

eta haiei aurre egiten jarraitu behar dugu errealista naiz jakitun nago

ahaleginean dihardutela eta aukera berriak sortzen saiatzen direla badakigu

krisiak erantzukizun jarrera azaleratu du elkartasun jarrera bai eta etorkizuna bermatzeko behar diren eraldaketei ekiteko gaitasuna ere

batasuna eta eraginkortasuna erakutsi du euskal gizarteak muga eta zailtasun guztiak ezagutzen ditugu baina euskadi egonkortasun politiko ekonomiko eta sozial handiagoarekin ari da krisitik ateratzen horretan guztian oinarrituta

etorkizunean inbertitzeko garaia euskadiren eraldaketa ekonomiko eta industrialean inbertitzeko azpiegituren berrikuntzan eta gizartearen digitalizazioan bultzada politiko berri baterako garaia ere bada kataluniako errealitatea gertu

era eraikitzailean heldu ez izana estatuaren lurralde gatazkari haren ereduaren eraldaketari ezin da ulertu estatuaren geldotasuna geldokeria hobe ekimen politikorik eza beti da hitz egiteko garai

nahitaezkoa da estatuak errotik alda dezala bere jarrera elkarrizketa politikora

konponbide posible bakarra da eta euskadin elkarrizketaren eta akordioaren aldekoak garela erakutsi dugu inposizioa

agertoki berri bat ireki da aldebikotasunak bere esparruaren zati bat berreskuratu du aurrera egin dugu akordioaren bidetik baina hurrengo hilabeteetan aurre egin beharko diegun funtsezko gaiekin

eta eusko jaurlaritzaren eredua akordioari lehentasuna ematea da garrantzi berezia duen bat azpimarratuko dut

mugarria izan da uztailean hauek sinatu zituen batzorde mistoak alde batetik itun ekonomikoa eguneratzea beste alde batetik bi mila zazpitik bi mila hogeita batera arteko kupoari buruzko akordioa lortu genuen akordio horri esker bermatuta dago hamabost urteko bake finantzarioa akordio honen garrantzi ekonomikoaz gain

erreferentea da euskadi estatuarekiko harreman estatus berria planteatzen ari den honetan aldebiko harreman bidea elkarren errespetuan eta ezagutzan oinarritua

itunaren sistemak batean biltzen ditu esan nahi historikoa eta eraginkortasun praktikoa foru abolizioaren ondoren gure jatorrizko burujabetzaren

eta sistema itundu erabilgarri eta bermatzaile gisa ere mantendu da

oinarri sendoa eskaintzen du estatuarekiko harreman eredu berria eraikitzeko bai eta politikaren eta eskumenen eremuan ere sistema horrek

bai kontzertuak bai nafarroako itunak lotura dute gure foru eta eskubide historikoekin bere burua gobernatzeko ahalmena aitortzen die euskal lurraldeei aldebikoa da hau da ezin da alde bakarretik aldatu bigarrena legezko izaera du

itunak zerga eta finantza alorrean harreman eredu ia konfederala dakar hirugarrena elkartasun eta koordinazio izaera kontzertu sistemak harreman berezitua ezartzen du euskadi eta estatuaren artean

laugarrena aldebiko izaera eta elkarren bermeen sistema itunak bide edo mekanismo paritarioak ezarri ditu gatazkak konpontzeko

ituna legezkotasuna elkartasuna eta aldebikotasuna ditu euskarri kontzertu ekonomikoak gure autogobernuaren giltzarri gisa

elkartasunak eta aldebikotasunak aukera ematen digute akordio itun berri bat zertzeko euskadiren eta estatuaren arteko harremanei begira nire saioaren azken zatian itzuliko naiz gai honetara honaino gure eredua aurkeztu dut orain eusko jaurlaritzak lehen hamar hilabete hauetan egindakoei ekingo diet erreferentzia gisa eta dena aipatzeko asmorik gabe

aipatuko ditut suspertze ekonomikoa eta enplegua azpimarratzekoa da bi mila hogei esparru programa berriaren onarpena

langabezia tasa ehuneko hamaretik behera jartzea martxan daude ekintzailatzerako erakunde arteko plana eta industrializazio plana

agerikoa da industriaren suspertzea hala produkzioaren edo produkzio indizearen bilakaerengatik nola eskaera zorroaren eta esportazioen

errealari laguntzeko neurri guztiak laurogeita lau milioiko inbertsioa egin dugu indartu programan eskualde behartsuenetan edo behartsuetan enpresa inbertsioa bultzatu eta haien suspertzeari laguntzeko eta gauzatu eta luzaro programetan enpresa txiki eta ertainei laguntzeko lehen sektorean laguntzak onartu ditugu lankidetza eraldatze eta merkaturatze proiektuetarako bai eta landa inguruetan enplegua sustatzeko ere lortu dugu euskadik nazioarteko partzuergoaren

turismo enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak ere azpimarratu nahi ditut eta dendak modernizatzeko laguntza programak enpleguarekin lotura zuzenean ehun milioi euro bideratu ditugu langabezian dauden pertsonen prestakuntza programetara

laneratzeko enpresetara eta gazteen enplegura enplegu publikoan

lan eskaintza publikoen bitartez deituak osasun hezkuntza eta segurtasun zerbitzuak hobetzeko lan ikuskaritzarako plana abiarazi dugu eta konpromiso hau hartu sinatutako lanaldi partzialeko kontratuak aztertzea enpleguaren kalitatean aurrera egitea du funtsezko helburutzat

legegintzaldi honetako lehenengo bilera egin baitu nazioartekotzean eta berrikuntzan

zibersegurtasun zentroa martxan jartzen ari gara eta errealitate operatibo bihurtuko da datorren urtean espainiako gobernuarekin adostu dugu

bilbaok parte hartzea ikerketa azpiegituren europako partzuergoan ehun eta hirurogeita lau milioi euro jarri ditugu ris hiru espezializazio adimenduneko programetan

bilboko metroaren hirugarren linea martxan jarri da espainiako gobernuarekin abiadura handiko trenaren obrei buru emateko nola hiriburuetako sarbideak zehazteko akordioak sinatu ditugu ingurumenarekiko eta jasangarritasunarekiko konpromisoa berritu dugu uholdeen aurkako obra nagusien artean amaituta daude gobela ibaikoak eta ibaizabaleko lehenengo fasea

urumea ibaiko obrak ere amaitu dira eta bigarren faseari ekingo zaio eta ekin zaio martutenen bai eta kadagua ibaia bideratzeari ere

azpiegitura hidraulikoak egiteko esparru akordio bat sinatu dugu arabako foru aldundiarekin hirurogeita hamalau milioi euroko inbertsioa dakarrena

hauek azpimarratuko ditut osasun zerbitzuan arabako unibertsitate ospitalea zabaltzeko obren hasiera eta basurtoko ospitaleko gune berria

zerbitzu berriak ireki ditugu urdulizko ospitalean bai eta kanpezuko eta amurrioko osasun zentroak ere bioaraba osasun ikerketa institutua sortu dugu bai eta ama esnearen euskal bankua abiarazi ere hezkuntzan berrehun eta berrogeita hamalau milioi inbertitu ditugu azpiegiturak hobetzeko

unibertsitatea enpresa bi mila hogei agenda adostu dugu helburu hauekin

giza kapitala prestatzea eta ikasleen laneratzea bultzatzea hamaika espezializazio programa berri jarri ditugu martxan lanbide heziketan ehun eta hirurogeita hamasei milioi euro bideratu dugu eskolatze unibertsitate hezkuntzara berrikuntza eta etengabeko prestakuntzarako programetara edota zerbitzuetara hezkuntza publikoaren aldeko apustua

parte hartzeko prozesu bat abiarazi dugu hezkuntza akordio berria erdiesteko ekitatearen eta bikaintasunaren aldeko apustua egin dugu

gizarte laguntzak diru sarrerak bermatzeko errenta hobetzeko oinarrien proposamena aurkeztu dugu jaurlaritzak eutsi egiten dio urtero hamalau milioi jartzeari gizarte zerbitzuen zorroa martxan jartzeko

laurogeita hamabost milioi euro bideratu ditugu hirugarren sektoreko jarduerak sustatzera gizarte larrialdiko egoerei arreta egitera

lana eta familia bateragarri egiteko laguntzetara berdintasun programetara eta genero indarkeriaren biktimei laguntzekoetara lankidetza berrogei milioi euroko laguntzak onartu ditugu eta laugarren plan zuzentzailea onartzeko prozesua martxan da

helburuarekin berdintasuna martxan da berdintasun plana eta lehentasuntzat dugu aurre egitea edozein motatako sexu erasori

segurtasuna oso garrantzizkoa izan da espainiako gobernuarekin erdietsitako akordioa segurtasun batzordearen barruan ertzaintzaren plantilla finkatu da

aldebiko akordio horri esker hirurehun plaza berrirako deialdia egin ahal izan da eta beste hirurehunerako deialdia egingo da urtea amaitu baino lehen

eta europako datu baseetara iristea sireneren seinalamendu informazio osorako irizpidea negoziatzen ari gara

hamalau milioi euroko laguntzak onartu ditugu egoera bereziki ahulean dauden pertsonek justiziarako doako irizpidea izan dezaten justizia konpontzaile eta arreta zerbitzuari dagokionez gure helburua da biktima jartzea prozesu penalaren protagonista gisa haren eskubide guztien egikaritza eta betetzea bermatze aldera

hizkuntza politikan elkarlanean aritzeko hitzarmena sinatu dugu nafarroarekin eta iparralderekin euskararen erabilera sustatu eta normalizatzeko konpromisoa partekatzen dugu

hogeita bi milioi euroko inbertsioa onartu dugu euskadin kultura sortzeko laguntzetarako

gure herriaren hazkundearen ardatz diren aldetik hala barne ikuspegitik nola nazioartekotik etxe bizitza politikan

bai etxebizitza berria sustatuz bai pribatuak ekarriz bizigune programaren bitartez eraikinen birgaikuntza eta hiri berritze eta

renove programaren bitartez lanean ari gara etxebizitzarako eskubide subjektiboaren eta eraikinen ikuskaritza teknikoaren erregelen munduak arauak

gobernantza publikoan tokiko politika publikoen kontseilua eratu dugu

errekurtsorik helegiterik aurkez ez diezaion legebiltzar honek onartutako toki erakundeen legeari era berean zazpi urteren buruan akordioa lortu dugu espainiako gobernuarekin gure esku eduki ahal izateko informazio hau

eta lanbide heziketako kuoten hobarien finantzaketa amaitzeko hemen gasteizen hiriburutza hitzarmena sinatu dugu alkatearekin

empleo honaino gure programa egituratzen duten lehen bi zutabeen errepasoa giza garapena eta integrazio soziala

bizikidetza eta giza eskubideak ondoren

bizikidetza eta giza eskubideak euskadin zenbait hamarkadaren ostean indarkeriaz eta terrorismoz betetako garai ilun

oraindik sendatu ez direnak bestetik mundu globalizatuan hogeita bat mendeko arazoen agenda berria sortu da

erlijio eta kultur aniztasuna bazterkeria eta injustizia forma berriak

gai horiek garatzen ditu bizikidetzaren eta giza eskubideen bi mila hogei plan estrategiko berriak gure estrategiaren norabideari eutsi nahi diogu

bakea ezagutzen ari den belaunaldia gara eta geroko bizikidetza segurtatzea da gure lana

aurrekariak eta aurrekaria hauek ditu eusko jaurlaritzaren izenean biktimen arloko autokritikaren adierazpena

biktimei aitorpena egiteko jaurlaritzak antolatutako ekitaldia otsailaren hogeian polizia gehiegikeriaren biktimen alde

eta maiatzaren hamalauean frankismoaren biktimen alde

biktima guztiei legezko aitorpena egiteko bidean aurrera egitea biktimen aitortzarako legea onestearekin batera orain arte babesik ez zutenak aintzat hartuta

eta autokritikarako prozesuak bultzatzeko nabarmentzekoa da daukan garrantzia dela eta

behin betiko eta baldintzari gabeko armagabetzea armagabetzea pauso garrantzitsu bat izan da

aitortu behar da frantziako gobernuak armagabetzearen aldi izan zuen kolaborazioa eta espainiako gobernuak mantendu zuen jarrera ere

eskertu eta aitortu behar den askotariko elkarlanaren emaitza da hona hemen ohar bat euskadin egiten ari den lana ze baliotsua den erakusten duena ekainaren batean behin beste goi agintari batzuekin izan ondoren

kolonbiako gobernuarentzat oso erreferentzia baliotsuak dira

bakearen aldeko hezkuntza polizia biktimak gizarte ekonomia autokritikarako proposamena birgizarteratzea eta giza eskubideen aldeko kultura

azpimarratu nahi dut egiaren justiziaren eta biktima guztienganako erreparazioaren aldeko konpromisoa etorkizunera begiratzeak ez du esan nahi

ohorea baztertuz iragana ahaztu behar dugunik gure programak biktima guztiek merezi duten aitorpena eta erreparazioa jasoko dutela segurtatzen du

txostena aurkeztu genuen mila bederatziehun eta hirurogeitik mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortzira bitartean

lan horri esker ehun eta hirurogeita hamalau biktimari egin zaio merezi zuten aitorpena eta erreparazioa dekretu hori bi mila hamabian onartu zen

legebiltzar honek onartu duen lege berriak duen legezkotasuna

lanean ari gara espainiako gobernuak lege honen aurka jarri duen helegitea ken dezan espetxe politika egunean jarri dugu mariano rajoy espainiako presidenteari aurkezturiko txostena espetxe politikari eta birgizarteratzeari egoera berria kontuz hartuta ekiteko

haien helburua da birgizarteratzeko bide legalak eta banan banakakoak bultzatzea azpimarratu behar dugu etaren presoek uztailean iragarri zuten erabakia onartu egiten dituzte bide legal eta banan banakoak

aukera eremu bat zabaltzen du gure gobernu programaren konpromisoa da lau legezko printzipio hauetan oinarritutako espetxe politika sustatzea

gizatasuna sortutako kaltearen aitorpena eta birgizarteratzea

eta presoak urruntzeko politika amaitzea urruntze horrek bi ondorio baino ez ditu

familiek jasan behar duten sufrimendua eta euskadiren bizitza sozialean

lehenengo zatian esan dudan moduan itun ekonomikoak erakutsi du euskadiren eta estatuaren arteko harreman berezitu aldebiko

eredu izan daitekeena politika harremanen eremura ere zabaltzeko itun ekonomikoa eta itun politikoa izango lirateke autogobernurako estatus berriaren

beharrezkoa izango litzateke mekanismo bereziak izatea eskumen mailako desadostasunak aldebikotasunez eta akordioaren bidez konpon daitezen

prebentzio mekanismoak ezartzeaz gainera batzorde mistoa esate baterako egokia izango litzateke

hau da estatutua bermatzeko batzordea helburua izango litzateke autogobernua eguneratzea eta eskumenak berritzea

baina oraindik esku aldatu ez zaion botere eremua sendotzea errekuperatzea dagoeneko aitortu eta esku aldatu arren murriztu zaigun botere publikoa

handitzea honen bidez eskumen propioak

euskadiren berezitasuna islatzen duten eskumenak euskara eta euskal kultura zuzenbide zibila kontzertu ekonomikoaren araubidea eta erakunde antolaketa propioa

tradizio foralean oinarritutako eskumen esklusiboen multzoa

ertzaintza eta justizia administrazioa kasu horretan botere judizialaren batasuna eta auzitegi gorenaren lehentasuna eragotzi gabe doktrina bateratzera mugatua

eta ondarezkoa aitortzen dieten eskumenen multzoa lan harremanean eta gizarte babes edo segurantzaren sistemaren ahalmen guztiak biltzen dituen multzoa

euskadik duen eragile sozialen sistema administrazio publikoen araubide juridiko eta harremanei buruzkoari dagokion multzoa marko honetan beharrezkoa izango litzateke gure erkidegoari ahalmena aitortzea euskadin justizia administrazioa eta sistema judizial propioa antolatzeko

bostgarren hausnarketa erabakitzeko gaitasun jakin bat izatea estatuan

eta nazioarteko eremuan europako kontseiluan onartutako araudiari jarraituz euskadik tresna egokiak eduki beharko lituzke eskura lurralde arteko lankidetza gauzatzeko lapurdi zuberoa eta nafarroa beherearekin eta nafarroako foru komunitatearekin hau da

autogobernuaren eguneratzeak onartu beharko luke euskadik europar batasunean eta nazioarteko erakundeetan izan behar duen ordezkaritza europako markoan aukera eman beharko litzaioke euskadiri bere eskumen propioei eragiten dieten nazioarteko hitzarmenetan parte hartzeko alde biko akordioak egiteko aukera eta europako erakundeetan parte hartzeko aukera baita ere

juncker presidenteak planteatu duen eskumenen ordezkaritza sistemaren bidez

lehentasuna emango litzaioke euskadiko erakunde sozialak kulturalak eta kiroletakoak sustatzeari nazioartean kideko erakundeetan osoki

jakitun gara gaur egungo gizarteak aurrean dituen erronka eta zailtasunez sinesmen osoa dugu gizartea eta erakunde ordezkariok

herri eredu batean eredu partekatu eta lankidetzan oinarritutakoa behetik gora eraikia

horixe jarrera berriz diot adostasuna da hitz giltzarria etorkizunera eta etorkizunari begira jarri gara euskadik dituen helburuak lortzeko ahalmenez begiratu ere langabezia ehuneko hamara baino

eta autogobernua eguneratzea eta munduan euskal herri gisa hartzea eta haztea neure egiten dut

inbestidura saioan esan nuen harro nengoela euskal gizarteak krisiaren azken urteotan egin duen bideaz bide zaila izan da gogorra luzeegia eta amaitu oraindik ez da amaitu esan nuen baita ere ilusioz

etapa berri honi ilusio horri eusten diot handiagoa da orain ikusten dudanean euskadi aurrera doala urratsez urrats

beti ere bide hori elkarrekin eginez eskerrik asko eskerrik asko